egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

egun on gai zerrendari ekin baino lehen gogoratu lur etxeberriak botoa delegatua daukala gai zerrendako puntu bakarra

eztabaida eta botazioa jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza lege proiektua aurkezteko erkoreka jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on guztioi nire gaurko parte hartzearen interbentzioaren helburua euskadiko udal legearen egitasmoaren azalpen txiki bat egitea da izan ere horixe delako erreglamentuaren arabera lege egitasmo

osoko zuzenketa bakarraren tramitazioaren lehenbiziko urratsa

atal izango ditu lehenbizikoan labur labur lege egitasmoaz beraz hitz egingo dut lege egitasmoari buruzkoa izango da beraz

bigarrena osoko zuzenketa bakarrari buruzkoa izango da eta hor

eta zer planteatzen duen aztertuko ditut eta hirugarrenez hirugarren zatian hurrengo asteetan agian hurrengo hilabeteetan izatea izango da egokiago legebiltzar honetan izango den izapidetzari buruzko azalpena izango da goazen bada lehenbiziko puntuarekin lehenbiziko

ordezkariak dauka hitza osoko zuzenketa defendatzeko beste norbaitek defendatu nahi du ere ez zurea da hitza maneiro jauna

beraz proiektu honek ez du ekarpenik egiten ez du ezertarako balio ez du errealitatea aldatzen ez du jendearen bizimodua hobetuko euskadiren eremu instituzionala bermatu eta finkatu egiten du horregatik gure osoko zuzenketa ez trabak jartzeko baizik eta

los problemas de los ciudadanos vascos gracias eskerrik asko maneiro jauna aurkako txandara pasatuz zeintzuk parte hartu nahi dute zorrilla

alderdi popularretik norbaitek ez alderdi sozialistatik ez

barkatu marian bai bale ba hasiko gera

mila esker eta egun on guztioi udal lege modura aurkeztu zaigun testua

euskal herria bilduren desioa eta badakigu hori lortzeko zer hobetu asko dagoela egin beharreko bidean orain artean egindakoarekin kritikoak gara toki erakundeei aurkeztu zaigun testua eman zaien parte hartzea oso murriztua izan baita

haiek eskatutako epe hori haize gainditu denean talde parlamentariok zuzenketa aurkezteko prozeduran horren ondorioz konpondu beharreko gabeziak

baina uste dugu akordiorako borondatea baldin badago geratzen zaigun prozedura horretan egin daitekeela eskua luzatzen dugu hala izan dadin esku artean dugun legea oso garrantzitsua da etorkizuneko euskal herrian toki erakundeek duten funtzio garrantzitsua garatzeko

legeak duen garrantziagatik eta hogeita hamar urtetik gora zain egon ostean behingoz legea izateko aukera dugula lehenetsiz euskal herria bilduk ez du

zuzenketarik eta beraz ez du aurkeztuko edo ez du babestuko aurkeztu dena ere eta ez du egingo esandakoaz gain bertan defendatzen denarekin bat ez gatozelako udal autonomia defenditzen dela esanez desagerrarazi nahi direlako edota lege hau baliatu nahi delako egun dugun antolaketa instituzionala aldatzeko eztabaida hori bestela egin behar denean

lege honi dagokionez hasteko euskal autonomia erkidegoko toki erakundeen legea euskal herriaren eraikuntzarako beste urrats bat izatea bilatzen dugu

eta herritarrok bere tokiko demokrazia eredu libre eta demokratikoki erabakitzerik

baina egoera guztiz demokratiko hori erdiesten ez dugun bitartean dagoen esparru juridikoa baliatu behar dugu euskal herriaren eraikuntza eta finkapen demokratikoaren eta bere eraldaketa sozialaren zerbitzura jartzeko benetako eskumenak dituzten toki erakundeen existentziak

administrazio eraginkor eta herritarrengandik hurbilekoa izatea eta horregatik tokiko autonomia babestea eta indartzea funtsezko laguntza da

etorkizun bat eraikitzeko bigarrenik euskal toki administrazioak izan behar du euskara babestu eta normalizatzea euskal herriaren hizkuntza berezkoa eta komuna denez lehenik euskal botere publikoei dagokien egitekoa da

eta horrek esan nahi du euskarak izan behar duela haren lan hizkuntza ohikoa euskarak ez du etorkizunik baldin eta euskara jakitea tokiko enplegu publikora sartzeko eskakizun formal hutsa besterik ez baldin bada

eredu eta jarraibide izan behar du euskara erabat berroneratzeko eta horrek eskatzen du administrazio horiek argi eta garbi egin behar dutela apustu beren funtzionamendua gero eta gehiago euskalduntzen joatearen alde hirugarrenik tokiko autonomiaren aldeko apustu sendoa egiten dugu subsidiotasun printzipioa eta finantza nahikotasuna

gobernu ekintza herritarrengana hurbiltzea berebiziko

benetakoa eta eraginkorra izan dadin denon baliabideen eta arazoen administrazioan benetako herri kontrola eta parte hartzea egon dadin

hurbiltasuneko gobernuaren alde toki erakundeak politikoki eta finantzieroki indartzearen alde demokrazia eta herritarren parte hartzea indartzeko haien interesen kudeaketan printzipio hori benetan bete dadin

ezin du izan tokiko erakundeei autonomia bermatzen dieten eskumenen aitortzaren premisa bat ondorioa baizik eta horregatik aldarrikatzen da ez zen euskal instituzioek kontzertu ekonomikoaren esparrua bermatuko dutela

finantzazioa udalek emanak dituzten eskumenen heinekoa izango dela beren tokiko autonomia benetakoa izan dadin

abiapuntu modura orain arteko eskumenak finantzazio nahikoa izan dutenik esatea uste dugu ezin dela horrelakorik esan azterketa egin aurretik bestetik uste dugu

esleitzen dizkien lege edo foru arauen kasuan ezin dela baieztatu finantza nahikotasuna bermatzeko baliabideek ezin dutenik gastu handitzea ekarri uste dugu hala eskatzen duenean neurriak hartu beharko direla eta herri dirubideen euskal kontseiluak erakundeentzako beharrezkoak diren baliabideak lortu beharko dituela lege honek herritarrek benetan parte hartzeko eredua

orobat planteatu behar du tokiko erakundeek eragiten dieten gaietan legeen tramitazioan kontzertu ekonomikoan eta abarretan zuzenean parte hartzea

ordezkaritza elkarteen esku uzterik zeren hartara tokiko erakundeak ikusgarri egin beharrean alderdikeriazko borrokarako gai bihurtzen baitira

etorkizunaren benetako subjektu ez dugu uste egokia denik hortaz eudelen esku uztea toki erakundeen ordezkaritza berari emanez bai ordezkaritza osoa eta baita monopolioa ere euskal herria bildutik proposatzen duguna da toki erakundeak beraiek izan daitezela beraien ordezkariak izendatuko dituztenak

urteetako hutsunea betetzeko urrats esanguratsu bat ematea ahalik eta legerik onena eginez toki erakundeen egoera bideratu

sendoak ematea baina aldi berean hauei antolatu eta jarduteko autonomia aitortzea benetakoa

ezin baitu bestela izan horren alde egingo dugu euskal herria bildutik

gure borondate osoa adierazi nahi dugu akordioaren bidez hobetu beharrekoak aipatutako norabidean hobetu nahi dituenarentzat eta ez zaigu iruditzen legea

urte luzeetako gabezia edo prozeduran egindako okerrak zuzentzeko bidea horregatik egiten dugu osotasuneko zuzenketa honen aurka mila esker
eskerrik asko beitialarrangoitia andrea zorrilla jauna zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi gure legebiltzar taldearen posizioa

izango da eta ondorioz ahalik eta epe laburrean euskal udal lege onena lortze aldera sortuko den ponentziako lanetan aurrera egitea

uste dut hemen gauden guztiok jakin badakigula zer nolako garrantzia duen lege hau onartzea horixe da hain zuzen ere

garrantzitsua da euskadik ahalik eta azkarren udal lege bat izatea nahiz eta gero asmo horrek ez duen bat egiten errealitatearekin izan ere

asmo argi duela eta hortaz ponentzia lanak urrira arte ateratzea baina ez talde abertzaleak eta sozialistak gaurko eguna gaitzea eskatu dute bilkura hau egiteko eta behin zure osoko zuzenketa eztabaidatu ponentziako lanekin jarraitu ahal izateko la ley municipal de euskadi es necesaria

eskerrik asko zorrilla jauna erantzuteko txandara pasatuz

nire eserlekutik bakarrik bi gauza esateko

eskerrik asko zorrilla jauna eztabaida amaitu denez bozkatuko dugu ea itzul egiten zaion lege proiektua jaurlaritzari ala ez bozkatu dezakegu

hirurogeita hamar eman dugu bozka bat

ondorioz ez da itzuliko gobernura lege proiektua jarraian boto azalpenaren txandara pasatuz garrido andrea zurea da hitza

lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi udal legearen eztabaida ailegatu egin da garaia zen eta esan dezakegu gobernu guztien asignatura pendiente

que es una ley absolutamente esencial eta horregatik aipatzen dugu aukera nabaria galdu dugula lege honekin eta

ildo horretatik esan dezakegu ez direla zehazten instituzio guztien edo desberdinen eskumenak eta horrexegatik esaten dugu aukera nabaria galdu dugula

eskerrik asko garrido andrea pastor jauna zurea da hitza